egun on mesedez egun on guztioi adierazpen instituzional batekin hasiko naiz eta minutuko isilune bat

asmoz eusko legebiltzarrak biziki eta erabat gaitzesten du

legebiltzarrak bere laguntza eta dolumina agertzen die biktimaren senideei eta aurrekoei eusko legebiltzarrak

agerpen guztiak ere adierazten dugu sexu indarkeria dela emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunen agerpenetan larriena eta ezberdintasunok sorburu dutela

a ana belén jiménez hurtado jarraian

izan dela gai zerrendako lehenengo puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako lege proposamena lehiaren euskal agintaritzari buruzko otsailaren biko bat barra bi mila hamabi legea aldatzeari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

aldeko txandan alderdi popularraz gain beste norbaitek parte hartu nahi du aldeko txandan beste norbaitek aldeko txandan kontrako txandan

ez explicación de voto zuek baita bai bai bale orduan aldeko txanda sémper jauna zurea da

legebiltzarkideok lehendakari jauna sailburuok egun on guztioi

aurkako txanda pasatuz alderdi sozialista corcuera andrea zurea da hitza

de este organismo autónomo nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak latxaga jauna

mahaiburu andrea egun on sailburua egun on guztioi gure taldearen izenean

aintzat hartzearen alde talde popularrak proposatu duena ez dagoelako ondo argudiatuta gure ustez hau da

ez behintzat proposamena aintzat hartzeko eta ondoren zuzenketa partzialak aurkeztea sakontzeko gure ustez proposatu den hori

zuzenketa partzialen bidez eta gure ustez lege proposamen bat aurkezten denean proposamena egin duen taldeak saiakera bat egin behar du hori ahalbidetzeko era berean harritzekoa da

aurkezpen honen momentua eta zergatia aldez aurretik hau da

andrearen agurra izan aurretik talde popularrak ez zuen erakutsi inolako asmorik ez proposamenik honetaz aritzeko

un tiempo prudencial y no es este el caso lege honek antolaketa egitura bateratua duen sistema baten aldeko aukera egin zuen horren ondorioz instrukzio eta ebazpen lanak erakunde bakar batean daude hiru organoko egitura du agintaritzak bat

zuzendaritza eta ordezkaritza funtzioak dituena bi lehiaren euskal kontseilua sustatzeko ebazteko eta epaitzeko

zuzendaritza instrukzioa funtzioak dituena era berean laguntza teknikoa eta aholkularitza juridikoa eskaintzen duen idazkaritza nagusia dugu

ahalbidetzen duen esparru instituzional sendoa dugu gainera estatu mailan zein nazioartean lehiaren agintaritza nagusiek duten egitura berbera errepikatzen da eta horrela sistemaren koherentzia lortzen da era berean eta hemen

ikerketa zuzendaria eta idazkari nagusia sei urtetarako izendatzen dituen sistema sortu zen horrek esan nahi du horien guztien funtzionamendu epea legealdia baino luzeago dela

erabakiak hartzeko orduan independentziari mesedea egiten diola autonomia organikoa eta funtzionala izatetik agintaritzak behar duen independentzia areagotu egiten da eta independentzia hori

duplika txandan corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko corcuera andrea latxaga jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa berrogeita hamalau contra hamar abstentzio beraz onartu ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

eskerrik asko bollain jauna jarraian eh bildu taldearen ordezkaria lopez de arroyabe andrea zurea da hitza

bai kaixo egun on eskerrik asko presidente andrea gaur botoaren azalpena ematea tokatzen zaigu

abrir el debate proposatzen den aldaketa kosmetikoa da eta bai alde batetik eta makilaje hutsa eta gure ustez eztabaida sakon eta zuzen bat beharrezkoa da nahita nahiez

no es nuestro objetivo para nada onartzen dugu agintaritzak zenbait lan profesionala egoki egin duela gainera

gure ustez irtenbidea da horrelako organo bat beste egitura batean kokatzea era subordinatuan

eraginkorra bete dezan aukera bat da gizarte eskubideak sustatzen dituen organoan kontsumobiden adibidez hartzea izango zen aukera bat horren inguruan hitz egingo dugu legebiltzarrean etorkizunean aurkeztuko dugun ekimenen bitartez

gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal herriko hainbat industria enpresa pairatzen ari diren egoera larriari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena eh bildu taldearen proposatzaileak casanova jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta

egun on guztioi eta bereziki agurtu nahi dut krisian dauden hainbat enpresetako

gurekin daudenak beste batzuk ere etortzeko asmoa komentatu ziguten baina azken orduko beharrengatik ezin izan dute gaur hemen egon gurekin zoriondu nahi ditut langile hauek ez solik gaur hemen egoteagatik baizik eta

borroka eredugarriagatik eta borroka horren beste bi mugarri gaur izango ditugu basaurin eta barakaldon edesa eta la navalen aldeko mobilizazioetan eta partehartzeko deialdia luzatzen dugu hemendik mobilizazio hauetan eta

guztietan udara baino lehenago euskal gizartea astindua izan zen handi askoren krisi egoera ezagutu zenean pentsatzen genuenean termino makroekonomikoetan gauzak konpontzen ari zirela bat batean errealitate gordinarekin

general electrica bsh dagoeneko ezaguna egin den egia da eh bilduren asmoa izan zen berri hauek ezagutu genituenean eta berehala honen inguruko eztabaida legebiltzarrera ekartzea uztailean bertan proposamen hau legebiltzarrera ekarri genuen eta eskatu genuen eztabaidatzea zoritxarrez alderdi popularrak

uko egin zioten eskaera honi eta debekatu ziguten eztabaidatzea honetaz

dugu eskubidea eta beharra geneukala larrialdi egoera honi erantzuteko larritasunez eta parlamentua abilitatzea uztailean

eta behin eta berriro esan dugu eta berriro gaur ere berresten dugu ez dagoela lidergorik politika industrialari dagokionez eta are gehiago esan behar dugu dagoeneko

ez dago politika industrialik badaude politikak industriarako gauzak egiten dira

ez gara etorri hona inoren lana gutxiestera edo

lan egiten ez duela esatera baina bai esaten dugula

eta guk uste dugu gainera hori dela politika edo jarrera orokor bat gobernu honi dagokionez

eredu industrialari buruz eta ikusten ditugu ajeak eta gaitzak eta gabeziak egon badaudela eta horren aurrean ez dela ezer egiten uste dugu adostasun zabala erdietsi egin behar dela gizarte honetan gure eredu industrialari buruz eta gero artikulatu behar dira herri honen indar sozial guztiak

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

ello eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

damborenea jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

la situación de euskadi nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

eh bilduk aurkeztu zuen diputazio iraunkorraren premiazko eztabaida bat behartzeko

hedabideetan agertu zela nolabait adierazgarriak diren hainbat enpresetan itxiera prozesuak edo ereak

que por cierto da mucha más fuerza a cualquier posicionamiento político hori dela eta suposatzen dut egin duguna ez zaizuela arraroa izango

uste dugu bertan esandakoek indarrean jarraitzen dutela eh bilduri eta elkarrekin podemosi eskatuko nieke bat egin dezatela une ona dela zuzenketa bat adierazpen instituzional bilakatzeko kaltetutako

hannoverreko industria azokan bertan berrogei enpresa inguru zeuden uste dut azoka hartan ordezkaritza zabalena zuen herria gurea izan zela

makinentzako renove plan berri bat eskatu zigun erabilgarria zitzaielako eta hara joan den astean jaurlaritzak aurrekontuan zuena handitu zuen makinentzako renove programarako

behar dut nire aurretik hitz egin duten hainbat kideren kritikekin bat egiten dudala adibidez damborenea jauna kexatu denean

gauza larritasuna azkenean larritasunez eta berehala erantzun behar direla eta ezin direla atzeratu era horretan

plan industriala aurkeztu zela era oportunista batean ikusita iritzi publikoan sortzen ari zen

aurrean eta plan industriala ez dela horrela erabili behar ezin dugu ahaztu momentu horretan ere aipatu zela talka plana aurkezteko

esan eta gero desagertu egin zela diskurtso politikotik sailburuaren

podemosen ordezkariari esaten duena onartezina dela jaso duen erantzuna edo erantzunik eza berak egin zuen galderaren aurrean ez nago ados aurrekontuei buruz egin duzun aipamenaz esaten duzunean aurrekontuetan aurreikusten zela edo aurrekontuen akordioaren ondorioa dela

beste ibilbidea badauka baina aurrekontuetan bai bazeudela eh bilduren hainbat proposamen

atzera bota zituztenak adibidez diru funtsa bat dedikatzea zonalderik ahulenak indartzeko ikerkuntza eta garapenean diru gehiago inbertitzea funtsa famatu hori

harremanak eta dotazio ekonomikoak handitzeko apustua hori ere aurrekontuetan zegoen eta horri ere ezetz esan zenioten

eskerrik asko casanova jauna elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

más sólido he oído un modelo industrial más sólido

eskerrik asko telleria jauna eztabaida amaitu denez botatara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

atera jarraian euskal talde popularrak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita zortzi abstentzio beraz ez da onartu osoko zuzenketa jarraian bozkatuko dugu euzko abertzaleak eta euskal sozialistak zinatutako osoko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa veintiocho contra beraz onartuta geratuta erdibideko osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskadin garraio publikoa

elkarrekin podemosko ordezkariaren becerra jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu aldezteko

bueno egun on guztioi

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

andrea labur laburrean gauza batzuetan ados beste batzuetan ez hainbeste

ados egon gaitezke baina gero bidean akaso ez gaude

gure taldeak ez du babestuko edo ez ditu babestuko zuen ekimenean

bozkatuko dugula izan ere eta

azpimarratzea ekainean onartu zela garraio iraunkorraren bi mila hogeita hamar gida plana

jaurlaritzaren legegintza egutegia jasota dagoela edo aurreikusita dagoela

lege egitasmoa lege aldi honetan zehar bidaltzea beraz zuzenketa jaso genuen moduan uste dugu egokiena dela

dezala edo ditzala ba garraioaren finantzaketa eredua eta bideragarritasun planak epe luzerako iraunkortasunaren ikuspuntutik

eredu horri lotutako kostu guztiak zuzenketan esaten dugun bezala

sozialak eta baita ere nola ez ingurumenekoak horrek ez du esan nahi gu bat ez gatozenik zioen adierazpenean zuen ekimenean

aipatu duzu lehen ere bai ba garraio publiko kolektiboak giltzarria dela

eta arrazoizko prezioek errazten dutela pertsonen mugikortasuna edo

zutabeetako bat dela eta baita ere garraio publikoko sistema on batek lagundu egiten duela kutsadura mailak murrizten

gu ideia horiekin bat gatoz azken finean garraio publikoko sare ona garatzea

seguruago eta eragingarriagoa lortzeko ahaleginean baina era berean ere bai zuen ekimenean

zuen eskaria oinarritzeko eta gaur hemen ere zabalago azaldu dituzunak esate baterako garraio publiko kolektiboaren paradoxa aipatzen zenuten

zenbat eta kalitatezko gizarte eta ingurumen zerbitzua emateko bokazio handiagoa izan ba orduan eta ustiatze kostu handiagoak sortzen direla

eta garestiagoa dela diru kutxa publikoentzat eta horrek dakartzan finantzaketa arazoak eta aipatzen zenituen ere bai ba europa mailan eta beste leku batzuetan ere bai ba desoreka

inguruan bestalde aipatu duzu gaur ere bai

mugikortasuna zerbitzu publiko izatetik eskubide subjektibo izatera pasatzea

eta nahikoa ziurtatzea ezinbestekoa dela aipatzen zenuen espainia mailan edo euskadin ere ez dagoela gaur egun legerik garraio publikoa finantzatzeko eta horregatik

egon daitezkeen defizitak eragina dutela zerbitzuaren bai prezioan eta baita ere kalitatean bertan ze herritarrei eman beharreko zerbitzuaren kalitatean eta zioen adierazpena esaten zenuen

bi barra bi mila hamasei legeak ere euskadiko toki erakundeak arautzen dituen lege horrek ere ez zuela gai hori

nahiz eta udalerriak izan arazo gehien dauzkaten erakundeak beren titulartasuneko garraio

urbano en gipuzkoa hernani rentería tolosa

como interurbano aldiz gure autonomia erkidegoan garraio sistemen eskumen esparrua askoz zabal eta konplexuagoa da plangintza kudeaketa

edo finantzari dagokionean ondorioz guk uste dugu behintzat

elkarlana eta nola ez halako gaiak arautzerakoan

erakunde guztiek hasi udaletatik aldundiek eta nola ez jaurlaritzak ere bai eta hasieran esan dugun bezala uste dut oso garrantzitsua dela kontuan izatea gaur egun badaukagula lan tresna

aurrera egiteko garraio eredu iraunkorra eta integratua lortzeko ahaleginean euskadiko gizartearen eta ekonomiaren garapenerako eta gizarte kohesiorako balio duena guk uste dugu bi mila hogeita hamar gida planak euskadiko garraioaren arloan politika bateratua formulatu duela europako markoarekin eta eusko jaurlaritzaren gainerako plan estrategikoekin lerrokaturik gainera

eskerrik asko lópez de ocariz andrea eh bildu taldearen ordezkaria

garraio publikoaren kontuarekin gabiltzala nik uste dut eztabaida ezberdinak nahastu direla nahastu dira finantzazioarena erabiltzailek izan behar dituzten

ez dut uste komeni denik eztabaida horiek guztiak nahastea

defizitarioa da printzipioz zerbitzu publiko guztiak izan behar diren bezala eta nik uste dut instituzio batek izan dezakeen ongizateen mailaren neurgailutako bat precisamente hori dela

hori izan da eh bilduren marka adibidez gobernatzen egon den instituzio ezberdinetan bai udaletan eta baita ere foru aldundian nik uste dut horrek markatzen duela

ongizate maila bat beraz zenbat eta defizit handiagoa orduan eta zerbitzu maila handiagoa

gipuzkoako foru aldundian bildu zegoenean gobernuan defizit hori

herri arteko garraio zerbitzuan pasatu ginen hogeita hamar miloi eurotako

elementu bat izan zen eta oraindik ere erreibindikatzen dut harrotasun elementu bezala ze horrek defizit handi horrek esan nahi dut kilometro gehiago

erabiltzaile gehiago zerbitzu publiko hobea zerbitzu publiko hobea hirigunetan baina baita ere herri arteko zerbitzuei dagokienean eta egia esanda orain ez dakizkit zenbakiak buruz baina kilometro asko eta asko handitu genituen zerbitzuak

nola zerbitzu horiek murrizten ari diren gaur egun gipuzkoako foru aldundian dauden pse bereziki

politika zein izaten ari den garraio publikoari dagokionean eta hor ikusten da zerbitzuak murrizten ari dira herritarrak kexu daude eta kilometroak eta kilometroak kendu dituzte zeren eta

eta metroetako azpiegiturak berriro ere azpiegitura politikak egiteko zeren eta garraio publikoa batzuek interpretatzen dute zerbitzu publiko bezala ez baizik eta azpiegitura

bezala hor ikusten da zeintzuk diren batzuen ezkerreko politiken planteamenduen eta eskuineko politiken planteamenduen artean dauden ezberdintasunak beraz

eta izan behar da garraio publikoa defizitarioa izateak esan nahi duelako herritarrak gutxiago ordainduko duelako oinarrizko zerbitzu horregatik hau da defizit hori murrizteko zuk aipatu duzun bezala izan daiteke edo zerbitzuak gutxitu dela planteamendua

beste hainbat tokitan egiten dutena edo garraioaren prezioa igo zorionez hau bere garaian

mugiaren onarpenarekin hau mugatu egin zen eta beraz ez daukate

zerbitzu publiko horri kostea handitzea ez baita erreza autobus bidaia bati

izugarrizko haserrea eragiten dela beraz alde hori ezin izan denez bete nahia eta tentazioa egon arren eta

besteari egosten gatzaio nik ez dut arazoa denik hainbeste finantzazioarena baizik eta uste dut arazoa dela globalagoa

eta zer garraio zerbitzu eman behar ditugun herri bezala kasu honetan eaen

euskal herriko beste lurraldeekin nik uste dut horiek direla eztabaida zentralak

adibide esponentzial handienetako bat daukagu renfe bezalako zerbitzu bat estatuak ematen duena

dauzkagu diputazioak herri arteko autobus zerbitzuak ematen dituztenak eta dauzkagu herriak kasu batzuetan

euskotrenen zerbitzuen bitartez ere trena mugitzen duena honek garraio publikoaren perspektiba logistiko batetik izugarrizko arazoak ekartzen dizkigu zergatik edozein pausu emateko instituzio ezberdinen arteko akordioak behar dira

hainbat kasutan kolore bereko gobernuak egon arren zailtasun handiak daudela horiek finantzatzeko

arrazoi nagusi horietako bat eta orain noa finantzazioaren asuntora finantzazioarena da nola egiten den defizit hori banatu

baizik eta osagarriak izan daitezen herritar batek edozein delarik ere garraio publiko bat kudeatzen duen administrazioak izan dezan aukera

eta gero garraio urbano bat hartzeko eta gero bueltan renfetik estatuaren zerbitzu batetik joateko jakin gabe zein den

zer gertatzen da eusko jaurlaritzak badaukala garraio agintaritza bat

eta bere buruari ez dizkiona atribuzio errealak egin atribuzioak izan beharko liratekeela koordinatzea gainontzeko lurraldeak eta abar

behin edo bitan biltzera protokoloz egin behar duelako eta ez dauka inolako jarrera aktiborik horretarako orduan iruditzen zait zuen proposamena interesgarria dela

dira kaltetuenak izan daigun adibidez donostiak badauka aurrekontu ahalmena edo bilbok badauka aurrekontu ahalmena eta gainera eusko jaurlaritzak politika faboritistak egiten ditu hiriburuekiko

ikusi besterik ez dago metroaren kofinantzazioan parte hartzen du donostiako metroaren kofinantzazioaan ere parte hartuko du hau da azpiegituretan eta komeni zaienean parte hartzen dute

fondo foralaren bitartez egiten direla herrien atribuzioak baina herriei atribuzioak ematen zaizkie

diputazioaren erantzukizuna herri arteko garraio zerbitzua da herrietako garraio zerbitzua ez da diputazioarena eta bestela begiratu ezazu hemengo arkitektura instituzional juridikoa zein den eta horren arabera ze fondo forala ez du banatzen diputazioak diputazioak dirua rekaudatzen du fondo forala erabakitzen da lege bidez

egia da udal legeak finantzazioaren asuntoari ere bultzada bat eman diola zorionez baina oraindik orain holako kuestioak argitu gabe daude eta nik uste dut inportante dala holako kuestioei nolabait ere bide ematea eta argitzea

eskubide subjektibo bat izan behar den edo ez edo lege espezifiko bat egin behar den edo ez edo sostengarritasun legeari itxaron behar zaion ez dakit ze badut susmoa ere eajk eta psek egin duten emendakin hori

baina ez dago konkreziorik ez dago planik ez dago proposamenik ez dago eztabaidarik ez da egon gainontzeko alderdiei deialdirik hau da ikusten ari gara

mugikortasun sostengarri horren legeak esango dituela generalidadeak eta ez gauza konkretuak eta finantzazioari lotutako gauzak beraz ez dugu aurka bozkatuko baina bueno abstenitu egingo gara itxoin arte zertan datzan baina badut susmoa

aurre egingo beraz herrietara begirako finantzazioa egon behar da lotuta udalen karga arintzearekin baina bonoena eta gauza guzti horiek aipatzen diren bigarren elementu hori hau da ahalmen gutxiago dituenak bueno ba garraio publikoaren zerbitzua gutxiago ordaintzearena eta

egiten ari dira konbenio bitartez egia da agian lege bitartez onartu beharko litzatekela eta zentzu horretan interesgarria iruditzen zait ze bestela ari gara instituzio ezberdinen artean akordioak erdiesten eta akordio horiek daude une politikoaren arabera gipuzkoan berriro ere gogoratzen dut mugiaren eztabaida eduki genuenean jaurlaritzarekin eta

kezka nagusia precisamente hori zen bono sozialak egotea hau da gutxiago duten horiek gutxiago ordaintzea haren printzipioarekin ados egonik mundu guztia nork hartzen zuen bere gain defizit hori

hor zegoen arazoa eta momentu horretan hartu ziren erabakiekin eta defizita guztien artean estaltzearekin nik uste dut adostasuna egon zela hau da handiak txikiagoari lagundu egin behar dio aldundiak eta jaurlaritzak momentu horretan erabaki hori hartu zuten eta nik uste dut erabaki hori nolabait instituzionalizatzea eta lege figura ematea

ugarte andreak egin duen hausnarketarekin ulertzen ez dudana da ondorioa dela abstentzioa edo legea ez dela beharrezkoa eta azalduko dut nire jarrera ha dicho el señor andueza que

eskerrik asko andueza jaunak euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea beno nik uste dut hemen

ikusten ari garen eztabaida hau dela ispilua edo oso adierazgarria dela askotan nola egiten diren planteamenduak edo nola ekartzen diren ekimenak eurak ganbara honetara eta azken finean

non nahasten diren hainbat gauza hainbat kontzeptu hainbat

ideia ezberdin hasiera batean ematen duena ekimenaren muinarekin zerikusirik ez daukatenak ba uste dut oso adierazgarria dela

zein den ekimenaren inguruan edo ekimenak eskatzen zuenaren inguruan ulertu dugunaren araberako

bi mila hogeita hamar gida plana garatzen jarraitu eta

legea legebiltzarrera ekartzea taldeok eztabaidatu dezagun non uztartuko edo arautuko diren garraioaren iraunkortasuna eta baita ere

bideragarritasun planak eta baita ere finantzaketa eredu bat baina garraioa

batetik guk uste dugu zuek planteatu duzuen lege proiektu hori jaurlaritzari lege proiektu bat hona bidaltzeko eskatze horrek

guk ez dugu inongo azalpenik jaso ez dugu inongo

kontakturik edo harremanik eduki ekimenak berak zer eskatzen zuen

beste taldeetako ordezkariek ere ez dute aukera hori izan ez da egon aukerarik

ekimen honen muina zein izan den guk azaldu dugun moduan lege proiektu hori jaurlaritzari eskatzea edo jaurlaritzaren teilatuan uztea ez dugu uste egokia denik ez dugu uste egokia denik ba hainbat arrazoirengatik

sekulako ironia edo sarkasmoa ez dakit nola deitu esatea

powerpoint batean ezkutatzen

ekimenak aurkezten ditugunean lantzea ere bai behintzat zerbait eraiki nahi badugu edo jarrera eraikigarri batetik

hasita aurkeztu nahi baditugu behintzat eta besterik gabe ba beno lehen esan duguna gurearen alde bozkatuko dugu eskerrik asko

argi dago lópez de ocarizek daukan grazia natural horrekin ezin dela konpetitu hori garbi dago

apunte txiki bat apunte txiki bat ez zait gustatzen

euskotrenen zerbitzuak autobus zerbitzuak izaten dira emakida publikoak bai kontzesioak dira beraz funtzionatzen dute kontzesio bezala eta ez zerbitzua zuzenean emateagatik bai o sea euskotrenek dituen zerbitzuak ematen dira

erabakitzen dituen terminoetan bai beraz ez dago

ez da beraiek jartzen dituzten baldintzak eta enpresa publikoak direlako baizik eta enpresa horrek lehiatzen du beste enpresa batzuekin kondizio beretan eta kondizio horiek dira aldundi bakoitzak inposatzen dituenak eta horrela ematen da zerbitzua aipatu duzun bezala

efectivamente dira aldundiak donostiako udalarekin daukan hitzarmen baten ondorioz donostiako udalak ematen dituelako

aldundiak ematen dituelako herritarrentzako erosoagoa zelako eta baloratu zelako zerbitzu hori kendu beharrean herritarrentzat erosoagoa zenez hobeko zela ekonomikoki konpentsatzea eta bueno bere garaian periodikoetan asko agertu zen gai bat zen eta

baina nik uste dut beste gauza bat ez didazuna ondo ulertu da nik ez dut aipatu inongo momentutan legea ez denik behar legea behar da

hablamos de certezas eta mundu guztiak oso garbi ditu bere iritziak baina nik aitortu behar dut batzuetan irizpideak ez ditudala garbi eta garbi ez baldin baditut nahiago dut abstentziora joan

behar duguna ote den finantzazio lege bat espezifikoa finantzaziorako edota behar dugun mugikortasun sostengarriaren inguruko lege bat beldur gehiago ematen dit horrek zureak baino zurea zehatzagoa iruditzen zait baina hala ere biak ematen didate beldurra

eta meloia da nola egiten dugun gaur egun daukagun mapa konpetentzial hori eraldatu eta garraio zerbitzuari logika bat emateko gaur egun ez daukalako

konbenioak egitera nolabait ere marko ez ofizialetatik gauzak egitera eta horrek inplikatzen du akordio politikoak lortzea eta gainera aldakorragoak dira legeak ematen dizun egonkortasunarekin konparatuta beraz bai uste dut lege bat beharrezkoa dela baina agian

adinekoena badira hainbat eta hainbat irizpide akordio politikoen bidez lortu direnak eta nik uste dut ere iraunkorrak izango direnak beraz zer da finantziatu nahi duguna ahalmen ekonomiko gutxi daukan jendearen tasak finantziatu nahi ditugu finantziatu nahi ditugu udaletxeak

garraio publikoan gehiago inbertitu beharra dago gehiago nik uste dut gaur gaurkoz oraindik ere ez garela ari nahikoa inbertitzen estandar egoki batzuetara iristeko eta gainera ari garela kontrako pausuak ikusten beraz

horretarako ze aldaketa juridiko egin behar ditugun instituzioen konpetentziak ukitu arren ze konpetentzia gauden prest ukitzeko eta benetan

osoa dena eta abarkatuko dituena aspektu guzti horiek

hori zuen proposamena aterako ez denez ba gobernuak ekartzen duenean mugikortasun sostengarrirako

adostua eta benetan gaur egun dagoen desastre konpetentzial honi nolabait bidea emango diona eskerrik asko eskerrik asko ugarte andrea

amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

hogeita hemeretzi contra hogeita lau abstentzio beraz jatorrizko testua ez da onartu jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hamar hogeita zazpi abstentzio beraz osoko zuzenketa onartuta geratzen da gai zerrendako laugarren puntua

euskadiko ingeniaritza zientzia eta teknologiako unibertsitate heziketarako klusterraren osaketari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den larrion andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko legebiltzarkideak gaur irakasleen nazioarteko eguna da eta hezkuntzako puntu honetan hezkuntzako langile guztiak gogora ekarri nahi ditut

askatasunean irakasteak irakasleak ahalduntzen ditu eta askatasunean irakastea autonomia sustatzea guk ere aldarrikatu egiten dugu

ezinbesteko helburua jotzen dugu egun ona izan irakasle guztiei aurtengo uztailaren hogeian jaio zen euskadiko ingeniaritza zientzia eta teknologiako unibertsitate heziketarako klusterra bere abiapuntua unibertsitate eta enpresaren arteko bi mila hogeita birako euskal estrategia izan da

ongietorria ematen diogu ekimenari alde positiboak dituelako eta garrantzitsua iruditzen zait ekimenaren alde positiboak mahai gainean jartzea hasieratik

eta eraberritzailearen izaera aitortzen diolako unibertsitate eta enpresak dagoeneko egindako lanaren ezagutza du abiapuntua

gure unibertsitate sistema oso urruti zegoela gizartetik enpresetatik eta honen adierazpena zuzenketa egokia izan daitekelako

ari nintzela saihestezina izan da nire esperientzia bera gogoratzea nik ikusitakoa eta bizitakoa orain dela hogeita bost urte nahiko zenbaki borobila

eta orain dela hogeita bost urte goizez enpresa batean heziketa

arratsaldez zirelako goizetan heziketa lankidetzaren jardun

eskola horretan bakarrik eta azken urtetan berrehun enpresa baino gehiagorekin ikasturtero bostehun hitzarmen inguru sinatu izan dira horrela ikasleak enpresa mundua

gehienek enpresan bertan egin izan dute master eta gradu amaierako lana datu hau klusterran parte hartzen duen hamar fakultate eta eskoletatik bakar batena da

hauek lortu dituztela esan egin behar da ehunka enpresekin batera eta hau ezagutzea ona eta garrantzitsua iruditzen zait gaur hizpide dugun kluster berri honek bi helburu nagusi ditu bata graduko prestakuntza eta graduondoko bizitza osoko prestakuntza eskaintza garatzea

beraien ezagutza eta ibilbidea aski ezaguna da eta bestea unibertsitate ikerketa eragin eta enpresen arteko aliantza egonkorrak sortzea ezagutza sortu eta transferitzeko baita euskadiko zientzia teknologia eta berrikuntza politikei buruzko informazioa partekatzea ere estrategian beraz

helburu eta jarduera ildoak ezartzen ditu etorkizunari begira programa proiektu eta tresnak proposatzen ditu eta goi hezkuntzaren aldeko politikak

lerrokatzen ditu prestakuntzaren eta ezagutza zientifiko eta teknologikoa transferitzearen bidez nik

paragrafo honetan gizartearen aldeko politikak ere faltan bota izan ditudala goi mailako hezkuntzarako europar batasuneko agenda berria dokumentuarekin alderatzen dodanean

jaurlaritzaren estrategian jasota agertzen da gure unibertsitateen eta euskal enpresen eta instituzioen artean lankidetzan aritzeko marko bat behar dugu eta gu bat gatoz kluster bat proposatu da zeregin hau aurrera eramateko eta egokia ere bai

arlo bereko enpresak erakundeak eta instituzioak bilgune geografikoa da klusterra

eta horretarako ekarri dugu gaur guk ere gure proposamena lankidetzaren bitartez kluster honek eman dezakeena osatzeko eta hobetzeko asmoz une honetan eta osaerari begira dituen gabeziak nabarmenduz eta osaera anitzagoa proposatuz penaz ikusten dut tellería jauna

mahai gainean jartzen dugu ez dugu ezer esateko klusterrean dauden fakultate edo eskolei buruz euskal unibertsitate sistemarako zentroak bertan agertzen direlako

gauza ezaguna da eusko jaurlaritzaren eskutik beti confebask ikusiko dugula eta juxtu kluster honetan confebask egotea zentzuzkoa da ikaragarria dena gabezia da besteak ez egotearena ze adibidez unibertsitate eta enpresen arteko bi mila hogeita birako euskal estrategia

urrian europako batzordean eta eusko jaurlaritzaren artean antolatutako foruma

euskal enpresaren ordezkaritza ez zen izan bakarrik confebaskena horretarako eta azaltzeko zeintzuk ziren goi mailako hezkuntza eta enpresen arteko kooperazioaren klabeak

oronako zuzendaria zen produktu berrien garapenerako zuzendaria

are gehiago eta urte luzez euskal unibertsitateko sistema eragile askoekin lanean izan direlako eta hau da lehenengo puntua guk eskatzen duguna ekonomia sozialaren ordezkaritza ere onartzea

guztiok dakigu horrela ikuspuntuen aniztasuna bermatuko duela baina beste aipamen bat ere

bat gatoz enpleguaz ari bagara lan baldintzaz lan harremanez enplegu duinaz ere hitz egin behar dugu lanarena eskubide bat da eta eskubide horren defentsan langile sindikatuei aitortzen diegu

guk gehitzea ere proposatzen dizuegu eta orain galdera bat ere egin nahi dizuet

zer da arreta deitzen zizuena argazki horretan niri behintzat

eta oso ondo dakit zein den proportzio erreala horregatik ere badago eragile bat garrantzitsua iruditzen zaigula bertan egotea berdintasunaren alde egongo den eragile batena

azpiordezkatuta gaudela europar batasuneko agendan ere arazo hau azpimarratzen da

neskak ahalduntzeko matematika eta zientzia arloetan ezinbestekoa da lan hori egitea gero

gertatu ahal izateko baina ikasketa bukatu ostean ere ez da erreza izango uda honetan oso entzuna izan da silicon valley azalarazi diren arazoak eta emakumezkoek pairatzen duten gutxiestea ere lan handia dago aurrean garrantzitsutzat jotzen duguna eta eskatzen dugu ere berdintasun eragileak bertan egotea

nola ez unibertsitate enpresa estrategia hau bultzatzea eskatzea eusko jaurlaritzari elkarlana sustatu behar da euskal unibertsitate sistema eta enpresen artean bai

ere europar batasuneko agendan jasotzen den moduan eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos macazaga anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok legebiltzarkideok

legezbesteko proposamen bat da honetan klusterraren osaerari buruz hitz egiten da baina jarraitu baino lehen gustatuko litzaidake azaltzea lehenik zeri buruz ari garen

aldatzen dira baina funtsean ildo beretik doaz guztiak

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko álvarez jauna

andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria larrion

gutxienez azkena eta gero baina bueno saiatuko naiz zentratzen

hemen bai hemen argi ikusten dugula bi eredu daudela eta

bada eredu bat nun enpresa aipatzen den bakoitzean eredu bakarra enpresa ulertzeko zuena confebask den eta bagenekien o sea ez da ere halako batean sorpresaz hartu dugun

baina tamalgarria da jarrera hori erkidego honetan eta euskal herrian askoz enpresa gehiago daude askoz enpresa gehiago askoz gauza gehiago ere bai egiten dituztenak

une oro bakarrik confebaskeren eskutik bakarrik bakarrik confebaskeren eskutik joatea desde luego oso etorkizun oparoa ez du izango

ate birakariaren aldetik bai baina gizarte osoarentzat ez ez bagara hasten konturatzen askoz enpresa gehiago daudela oso hankamotz

gaizki ibiliko garela eta hori baldin bada zuen ustez euskal herriko gizarte osoari erantzutea ere are gehiago etorkizuna are eta beltzagoa izango dela eta hori da ere bai gaur nabarmendu dena

ordezkatzea nahikoa dela horrekin oso hankamotz ikusten dugula dena

ikaslerik gabe benetan benetan prest zaudete horietaz hitz egitera horiek gabe

baina eaj eta partidu sozialistari esan dizuet horrela benetan ulertzen duzue horrela izan behar dela

pastor jauna oso interesgarria zela aula enpresarena jakina hori guk horrekin ez dugu ezer esan orain dela hogei urte baino gehiago existitzen direla eta oso emaitza onak daudela eta badaude enpresa kooperatibenak direla ez da bakarrik confebask osatzen dituzten enpresenak kooperatibenak ere eta horiek ere oso interesgarriak dira hasiko gara ere ekonomia sozialeko erakundeak ere zer esan handia izan dezaketela

nik luzatzen dizuet eskua hori onartzeko eajri ere bai ireki atea kooperatibei ireki atea beste enpresei ere bai ikerkuntza eta garapenean gainera aitzindariak direnak dituztenak sariak jasota europa mailako proiektuetan ere bai parte hartzen dutela

ireki atea hori da esaten dena ireki atea zer esatea ere bai sindikatuei buruz baina

horrekin baina berdintasun eragileak beste enpresa motakoak

ukatzeko prest zaudetela benetan álvarez jaunak esan duen bezala jada bere ustez hau anitza eta ordezkaritza nahikoa zela hori horrekin zuek ordezkatuta sentitzen bazarete zuek bai

eta hona ekartzen ari garena da jende gehiago ere bai bizi gara gizarte honetan eta guk proposatzen duguna parte hartzea kluster horretan da guztiok ordezkatuta sentitzea ez dugu inolako arazorik zein eskolak eta fakultateak daude zentzu horretan

eragileak falta dira gizarte osoa ordezkatuta gizartea esan nahi dut

enpresen aldetik ere bai horrekin lotuta dagoena horrekin iruditzen zaizue zuek horrekin ordezkatuta sentitzen zarete tamalez

gizarte osoa horrek ez du ordezkatzen gizarte zabalagoa da eta are gehiago irakurtzen baldin baduzue europako estrategia

beste osaerei begira planteatzen digute baita agendan ere bai eta zuek erabaki duzue atzera begiratzera partidu popularraren eskutik berriro

madrilera begira estatuari begira eskerrik asko larrion andrea elkarrekin podemosek ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak pastor
ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak álvarez álvarez bai zurea da hitza

eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko álvarez jauna amaitzeko bengoechea andreak

bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinatu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hemezortzi abstentzio onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua

txertoak osasun publikoko politiketan eta gaixotasunen prebentzioan funtsezko erreferentzia gisa aitortu eta balioesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko barrio jauna zurea da hitza

básica de la salud pública muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria uria jauna zurea da hitza

talde popularrak aurkezturiko legezbesteko proposamena onargarria da baita aurkeztu den erdibideko zuzenketa ere beti ere taldeok dugun asmoa txertoen inguruko errealitatearen gainetik pasatzea

hau da tipularen lehenengo azalean gelditzea bada ekimenaren mamia txertoen aldeko kanpaina bat abiatzea baino ez da gainera karmelo barrio jaunak oso ondo azaldu du

burura etorri zait orain dela gutxi ganbara honetan ospatu den ehuko eztabaida txapelketa kasualitatez txertoen inguruko

euren argudioak gaur hemen planteatuko ditugunak baino sakonagoak izan ziren txertoak bai txertoak ez eta noski hemen gauden taldeon lana ez da irizpide

ezta argudiatzea txertoak beharrezkoak diren ala ez gure zeregina da osasun sistema publikoan lan egiten duten profesionalen jarduera

eta jarduera hori lan baldintza egokietan egin ahal izateko gure zeregina da besteak beste baliabideak bilatzea eta ahalbidetzea baina

bi gauza egin ahal ditugu gure aburuz lehenengoa horren inguruan dauden arazoak eta interesak mahai gainean jarri edo bigarrena

talde honek lehenengo aukera nahiago du eta hori da mahaigaineratu duena neurri txiki batean zuzenketaren bidez

eta esan bezala gaur proposatzen dena erabat onargarria da baina uste dugu debatean ondo legokeela pare bat gauza komentatzea guk esan behar dugu

hori argi dago beste bozeramaileek ere esan du hori ezin dugu ukatu eta era berean ezin dugu ukatu askotan interes ekonomikoak industria farmazeutikoaren interesak gainditzen dituztela osasun irizpideak horregatik eh bilduk aurkeztutako zuzenketan jaurlaritzari eskatzen diot txertoen inguruko edozein kanpaina martxan jartzeko orduan

hartzerako orduan osasun prebentzio irizpideak lehenetsi eta gailentzea irizpide ekonomiko

interes politikoak alboratuz egia da erdibidekoan gure zuzenketaren lehenengo zatia jasotzen dela baina azken zatia

hoy en día beste aldetik deigarri da talde popularraren kezka txertoen

bermatu nahi dute herritarrok gero eta informatuagoak egotea komenigarria ikusten dute gero eta herritar gehiago eskuragarri dauden txertoak ipintzea

hau da ez dute planteatzen edo ez diote euren buruari galdetzen nola ipiniko diren txerto horiek eta nortzuk ipiniko dituzten ere noski alderdi popularrari esker gure osasun sisteman dauden hamasei mila langilek estaldura juridikorik gabe geratu dira

hastear dago eta alderdi popularraren preskripzioari buruzko dekretuari esker kolokan jarri da erizainen jardun

beraz dauzkagun arazoak konpontzeko asmoak izaten badituzue gu prest gaude elkarlanean lan egiteko gainera laster izango duzue aukera gaur bertan erizainen preskripzioen inguruko lege proposamena

zuek sortutako txolopotea konpondu nahi baduzue sekulako aukera izango duzue datorren hilabete honetan konpontzeko tipulako lehenengo azalean geratu nahi baduzue ba zuek ikusi besterik ez eskerrik asko

bai eskerrik asko presidente andrea eta eguerdi on guztioi

txertoak erreferentzia giza aitortzea izan ere funtsezko dira osasun publikoko politiketan

txertoek onura handia ekarri digute eta ekartzen jarraitzen digute ekarpen handia egin diote osasunari las vacunas son por tanto

eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea bertatik bai eskerrik asko zure baimenarekin presidente andrea eserlekutik bakarrik barrio jaunari erantzuteko

eskerrik asko blanco andrea rojo andrea euskal sozialistak zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdi bideko zuzenketa

erdi bideko zuzenketa onartuta geratu da jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut

sahararrek errefuxiatu eremuetan bizi duten elikadura krisiaren aurrean duten laguntza beharra dela eta

elikadura krisi larria dela eta are larriagotu baita azkenaldian krisi ekonomikoagatik eta bizi diren lekuko

honako hau aldarrikatu nahi du eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eta euskal fondoari eskatzen die aurrera jarri dezatela eta behar izan ezkero indar handiagoz errefuxiatu sahararrei laguntzeko ahalegina

egun pairatzen duten elikadura krisiari alde horretatik

bultza dadila europak diru gehiago ematea mendebaldeko saharari